muchas gracias eskerrik asko sémper jauna eta amaitzeko euskal sozialisten ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko testuaren proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamaika bai hogeita sei ez hogeita hamasei abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita sei ez hogeita sei abstentzio beraz ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamen

uztea eskatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda casanova jauna zurea da hitza

mesedez isiltasuna arratsalde on denoi
beno merkataritzari buruz hitz egingo dugu gaurkoan eta baita ere ordutegien liberazioaz baina ezin dugu ahaztu zergatik

eztabaida honen abiapuntua estatuaren partetik berriro ikusi dugu inposizio baten aurrean kokatzen garela neurri politiko arrotz eta desegokien inposizioaren bidez inplantatu nahi direlako gure lurraldetan estatuaren politika ppren eskutik badauzka bi ardatz

ordutegien eta zonalde turistikoen inguruko gaurko eztabaida

euskal herrian ez da jaiotzen hemengo sektoreak eskatzen duelako ez da jaiotzen hemengo talde politikoek horren beharra ikusten dutelako baizik eta

kokatzen da madrildik azken boladan azken legealdi osoan bultzatzen ari diren bi ardatz ideologikoen

de facto estatu autonomikoaren suntsipenera eramaten ari dira eskuduntzen berreskurapenaren bidez
eta publikoa dena denona dena arau aber mesedez isiltasuna mesedez edozein arautze ekonomian

ere bai hori da eztabaida honen abiapuntua eta

koherente horretan beste kapitulu bat da merkataritzaren ordutegiena

zentralak agindu zuen dekretuz euskal herriko bi hirietan turisten joan etorri handiko guneak izendapena eta horrek dakarrena da hain zuzen ere zonalde horietan jaiegunetan ere irekitzeko aukera

bi zonalde horiek dira bilbo eta donosti esan behar dugu ere bilboko

bilbokoan ikusi dugu bueno teorian ez zeudela oso gustura baina egia esan zona bat ezarri ordez hiru zonalde

sektorearekin negoziazio eta akordio baten ondoren

heldu da egoera batera non madrilgo neurria de facto neutralizatuta gelditzen da

esan dezagun egia dela kasu honetan bi hiri horiek izan direla

eta behartuta ikusi dutela beraien burua legez horrelako zonalde turistikoak izendatzera gobernu honek komunitate autonomo honetan kasu honetan ikusten dugun moduan gaitasuna ez dauka eskuduntza denden ordutegia arautzeko ere ez gaude hitz egiten nazioarteko politikaz ez gaude hemen hitz egiten siriaren gatazkaren inguruan gobernu honek hartuko dituen ez denden ordutegiaz hitz egiten ari gara eta gaurko marko juridiko politikoan ez daukagu eskuduntzak ezta hori arautzeko ere eta nik uste dut hori hausnarketa sakona

eta hau da beste adibide bat askoren artean zeinetan konprobatzen dugu behin eta berriro hemen gauza txikienak ere arautzeko zailtasunak ezintasunak ez direnean dauzkagula madrilgo inposizio honen aurrean eta behin eta berriro esan behar dugu hemen erabaki behar dugu baita ere ez bakarrik klabe identitarioan edo euskaldunak garelako baita ere gure ekonomia aurrera ateratzeko arautu behar ditugu gure sektore ekonomikoak hemengo beharren eta hemengo gehiengo politikoen arabera bestela menpekotasuna eta espainiarekiko homogenizazioa

inposizioa baina ikusten dugu honen haritik eusko jaurlaritzak bere kabuz ere planteatzen ari dela gaur egun indarrean merkataritza legea aldatzea eta aldaketa horren bidez nahi duena da madrilek bi zonalde konkretutan inposatu dituen zonalde turistiko horien izendapena

eraman ahal izateko arautegi bat planteatzea laugarren merkataritza jarduerari buruzko legea aldatzeko proposamen horrek laugarren proposamenak helburu bakarra dauka hain zuzen ere turisten joan etorri handiko guneak izendatzeko irizpideak eta arautegiak ezartzea esaten digute

irizpideak zonalde turistikoa izendatuta izateko dira madrilek inposatzen dituen berberak esaten digu eusko jaurlaritzak prozeduran ere neurri prebentibo batzuk planteatzen dira eta eragileekin hitz egiteko aukera eta eragileen eskaera egon beharko zela edozein kasutan orain

zonalde turistikoak beraz liberalizazioa gure udalerrietan inplantatzeko eta lege proposamen honekin bai egongo zen egongo da irekita ate bat gure ustez irekita egon behar ez duena horregatik eskatu dugu erretiratzea zeren proposamen honen edo gobernuaren aurreproiektu honen

eta esaten digute erdibidekoan alderdi sozialistak eta pnvk adostutako zuzenketan esaten digute proposatzen diotela

ez gaude horretaz hitz egiten proposamen honen helburu bakarra eta artikulu bakarra doa dedikatuta zonalde turistikoa izendatzeko irizpideak markatzera parametro esaten genuenez

erabakitakoak eta beraz pentsatzen dugu lege hau indarrean sartzen bada aukera egongo dela

inplantatzeko eta beraz ordutegien liberalizazioa atzeko atetik ezartzeko euskal herriko hainbat udalerrietan eta honen aurrean esan behar dugu sektore osoa kontra dagoela honen aurrean daude elkarteak merkataritzan elkarteak horren kontra daude sindikatu guztiak kontsumitzaile elkarteak

hirietako behatoki ezberdinak denak ia erabateko adostasuna dago neurri honen kontra

beraiek sektorea ezagutzen dutenez badakitelako benetan hortik ez dutela inolako onurarik lortuko

onuragarria beraz hemen interesatuta dauden bakarrak edo zerbait aterako dezaketen bakarrak dira merkatal gune handiak eta berriro daukagun egoerarekin komertzio arloan hau kolpe latza izan daitekeela hainbat komertzio txikientzako

kontrako iritzi

izan daiteke euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak emandako irizpena beraiek eusko jaurlaritzaren asmoen berri izan dutenean

espreski eta hitzez hitz eskatzen zaio eusko jaurlaritzari bertan behera uztea laugarren aldaketaren

beraz uste dugu liberalizazioren irekitzen dela uste dugu sektore osoa horren kontra dagoela eta eskatzen diogu eusko jaurlaritzari proiektu hau erretiratzea sektore

oso eragile eta begirale kualifikatuen kontrako iritzia daukalako

hori da gure legez besteko proposamenarekin eskatzen duguna

bai presidente andrea legebiltzarkideok arratsaldeon esku artean duguna zera da ia komenigarria beharrezkoa

eusko legebiltzarrak turismo handiaren eraginpean dauden esparruak zonas de influencia turística delako figura hori arautzea bai ala ez guzti hori merkataritza eta saltokiei begira

baiezkoa da aproposa eta bidezkoa ikusten dugu eusko legebiltzarrak gai hau arautu dezan eta hori bi

lehenik merkataritza arloa gernikako estatutuak bere hamarhogeita zazpigarrena artikuluan aurrikusten duen bezala

eskumen esklusiboen artean aurkitzen delako eta bigarrenik euskadin dugun merkataritzaren sektorea ezaugarri propioak dituelako gure turismo sektorea bezala horren ondorioz turismo handiaren eraginpean dauden esparruak arautzeko orduan kontutan hartu behar ditugu

gu legebiltzar honek inor baino hobeto gai honen inguruan zenbait kriterio ezartzeko indarrean dugun merkataritza jarduerari buruzko legean bere aldaketa bultzatuz hemen gauden talde parlamentari guztiak beti azpimarratu dugu

denek ados gaude esaterakoan merkataritza ez dela soilik sektore ekonomiko bat ekonomia aberastasuna eta lanpostuak sortzen duen iturri bat da

baina baita ere gure gizarte eta hiri eta herri eredua moldatzen du eredu urbanistikoa eta giza harremanak baita ere besteak beste niri beti asko gustatu izan zaidan lelo

merkataritza bizitza da horregatik

tentu handiz tratatu dugun sektorea da eta horren lekuko dira urteetan hartu ditugun hainbat eta hainbat neurri adibidez merkataritza txikia eta saltoki handien artean ezarritako oreka lurralde plan eskutik dena den esan bezala merkataritza bizitza bada bizitza bera etengabe aldatzen eta eboluzionatzen ari da etengabe geroz eta azkarrago enpresa askatasuna bizitza estiloak teknologiak kalitatea saltzeko baliabideak

negozio aukera berriak aldatzen eta eboluzionatzen doaz oso bizkor gainera horrek esan nahi du merkataritza txikia edo hiri

indarrez mantendu nahi badugu bizirik mantendu nahi badugu sektorea ere gizartean ematen den eboluzioari eta modernizazioaren neurrian ere erantzun behar diola zeren garbi dago eta ados egon gintezke

hiritarrei zerbitzu bat eskaintzen diela eta ondorioz merkataritzak hiritarren nahi eta behar horiek asetu behar dituela zeren merkataritza

hil egingo da aldaketa egokitzapena horretan aritu da eta ari da sektorea aspaldidanik eta baita ere sektorearekin batera administrazioek hartzen dituzten neurriekin gogoratu nahiko nizueke urtetan merkataritzari begira plan ugari izan ditugula

konturatzen bagara egokitzapen planak deitu egin diegula ia beti sektorearen

aspaldidanik horrek argi adierazten du zein den sektoreak eta administrazioak buruan dugun norabidea eta irizpidea egokitzapena eta modernizazioa bere

merkataritzarekin izan dezakeen lotura dugu aztergai ez da gauza berria

aspaldi dute garatuta donostia adibidez nire taldearen ustez merkataritza sektorearen egokitzapen eta modernizazio prozesuan eta bereziki turismoak merkataritza sektoreari eskaini diezaiokeen aukera positibo berriak kontutan hartuz pena merezi du eusko legebiltzarrak arlo hau noski arau hauek praktikan jartzerakoan beti ere sektorearen oniritzia eta baita ere tokiko administrazioen onespena izanik

de culpar de todo a madrid porque eso no lo he hecho bereiztu dut nahiko ondo zer etorri den madrildik eta leporatu diot eusko jaurlaritzari bere ekarpen propioa egitea

bakoitzaren ardurak baina esango didazu bere garaian esaten zen haurrak parisik zetorrela eta badakigu ez dela egia baina lege dekretuak

en la recuperación económica eta ni ere oso kezkatuta nago

merkataritzaren egoerarekin eta prest nago merkataritzaren berrikuntzaren aldeko edozein eztabaidatan parte hartzeko

nahastea berrikuntza eta ordutegien liberalizazioa hori da akats oso larri bat eta behin eta berriro errepikatzen duzunean aztertu behar ditugula egoera berriak

baina badakigu ere horrek sekulako mugak dituela eduki ditugu benetako fiaskoak azken

turismoaren balizko mana horren inguruan

horrelako gune turistikoak izendatzera ez ireki gehiago ate hori

ados egon daitekeela honekin eta bilboko udala presionatu du zonalde turistikoak zabaltzeko eta bilboko pnv alde dago eta buru belarri lan egin du

orduan kontuz irekitzen bada hau nahiz eta esan gero udalak eskatu behar duela tokiko elkarteekin adostu behar dela kontuz ze ate hau irekitzen bada

osoaren iritziaren kontra dihoa eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

eskerrik asko bueno yo brevemente

inongo arazorik baino funtsean guk pentsatzen dugu eusko legebiltzarrak

eta gelditzen baldin bagara soil soilik madrilek arautu duen edo bultzatu duen dekretuekin egoera konplikatuagoa izango genukeela eta beraz positiboagoa ikusten dugu guk

nire lehen interbentzioan esan dudan bezala gai hau arautzea ez diogu guk atea irekitzen baizik eta

zenbait baldintza jartzen eta nik uste dut funtsezko

eta positiboak eta azpimarragarriak gero ados egon gintezke turismoa eta merkataritza lotura duela hori bai nik uste dut ez duzula ukatu eta ezin da ukatu

lehen komentatu dut zifra nagusiak eman ditut baino zenbat

atzerritar bisitari izan ditugu komentatu dezaket zer nolako gastua

aurten uda honetan euskadin berrehun eta hogeita bi milioi euro gero baita ere egun bakoitzeko

gastu hori areagotu egin da alderatzen baldin badugu aurreko urtean eman zen gastuarekin eta beraz nik uste ezik ukatu eta zuk ere ez duzula ukatzen turismoa eta merkataritza lotura dutela ezta zeren eta donosti esate baterako eta badakigu tradizio handia daukala bere turismoa garatzeko planean merkataritza aipatzen du eta

nik uste garbi dagoela lotura bat dagoela lotura hori dago eta guk pentsatzen dugu merkataritzarentzako

aukera berri batean bihurtu daitekeela eta berriz diot udalen

eta udal bakoitzeko tokiko merkataritza sektorearekin batera nahiko genuke zergatik ez bide hau
jorratu eskerrik asko eskerrik asko
uribe etxebarria jauna eta amaitzeko oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua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

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua guggenheim museoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda reyes jauna zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko reyes jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna

a favor de su iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

ados gaude proposamenarekin bi mila hamairuko ekainean legebiltzarrean erabakitakoa berrestera datorrelako eta aurrekoan bezala ez dugu beharrik ikusi zuzenketarik aurkezteko

egitea legebiltzarreko ponentziaren gomendioak eta eh bilduk ere bere gunean azaldu bezala babestu egiten du

ponentzia gainera asmo eta bokazio horrekin jaio zen hitzarmena berritzeko garaia museoaren inguruan ordura arte kudeaketan eta izaeran antzemandako gabeziak hobetzeko eta bertan askotariko aritu eta adituen iritziak jaso ziren ikuspegi integral batetik

bat gatoz desberdinen arteko akordio bat izan zen eta

gomendioek finean aldarrikatzen dutena da euskal aldearen eta euskal artearen partehartze handiagoa bai kudeaketa

gainditze aldera eta ez hori bakarrik sarez eta sinergiaz ere hitz egiten baita bertakoa nazioartekotzeko eta nazioartekoa bertakotzeko baina gu geuk erabakitzeko eta bideratzeko ahalmena sinplikatutako alde guztien elkarlanean oinarrituta

eta oraindik ez dakigu ezer hitzarmenaren edukiaz eta negoziaketaz

diskrezioaren izenean jaurlaritzaren gardentasun falta islatzen duelako gardentasun falta gizartearekiko eta gizartearen ordezkariekiko eta hori gure ustez arduragabea da arduragabea kontuan hartuta zein den museoak poltsa publikotik jasotzen duen diru kopurua hain zuzen hiru koma zortzi milioi jaurlaritzatik

ez dugu soilik diru publikoa jarriko gero esku pribatuetan uzteko

zeresan eta zeregin handia daukatela eta hori guztia jakin nahiko genuke

bilboko itsasadarraren birgaitzan onura positiboak ekarri dituela arkitektonikoki ekonomikoki eta turismoari

datu objektibo bat da baina era berean gaurkoan aldarrikatu bezala museoaren beste hankak alde artistiko kulturalak alegia gabeziak dituela beste datu

zen bezala eta puntu honetara iritsita eh bildun funtsezkoa iruditzen zaigu horretaz hausnartzen eta sakontzen jarraitzea

euskal kultur mugimenduarekin eta beste herrialdeetako zentroekin sareak ehuntzen joateko eta kezkatzen gaitu kudeaketa eredu horrek gainerako

guggenheimez gain hirian eta euskal herrian badaudelako bestelako mundu artistikoak

oraindik ez dakigu zelako ondorioak izango dituen akordio horrek zeintzuk diren helburuak zeintzuk diren horrek ekarriko dituen ustezko onurak

kontraprestazioak jaurlaritzak ez du ezer esan oraindik eta iruditzen zaigu ez dela jarrera justua

zehaztea ez dagokiolako bakarrik jaurlaritzari beraz aukera paregabea da fundazioaren patronatua handitu eta berrantolatzeko

euskal herriko zein atzerriko artista kritikari eta ikertzaile adituei

lortu beharko litzateke ponentziak gomendatu bezala eta azkenik azpimarratu nahi genuke ponentziak urdaibain guggenheim museoa

bertan esaten da solomon fundazioaren interesen eta estrategia orokorren araberako apustua dela eta ez urdaibai eskualdea garatzeko aukera egokia eta aipatzen da proiektuaren bideragarritasunari buruzko zalantzak behar diren inbertsio handiak

eztabaida parte hartzailea eta demokratikoa eskatzen dutela ondorioz espero dezagun

eta azken orduko ezustekoarik ez izatea are gehiago kontuan hartuta gomendioen helburua

eta espero dezagun kulturak aurrera egin ahal izatea negozio eta mozkinetatik at artea eta ekonomia orekatuz erakundeen joko arauak aldatuz

txertatuz museoen arteko eta kultura sarearekiko elkarrizketa berrietan guztiona eta guztiontzat den kultura anitza ekonomia ultraliberaleko kulturak estandarizatu

hori ez gertatzea arduradun nagusien borondatearen esku dago kasu honetan jaurlaritza eta